jauna zuzenketarik aurkeztu ez duten taldeen txandan upydk ez du hitzik hartuko

eh bildu taldeak ez du hitzik hartuko euskal sozialistak ez du hitzik hartuko euzko abertzaleak ez du hitzik

eztabaida amaituta bozketan jarriko dugu euskal popularrak euskal sozialistak eta euzko abertzaleak sinatu duten

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamaika eman dugu bozka berrogeita hamairu boto alde dieciocho contra ondorioz erdibideko zuzenketa onartuta geratu da